egun on guztioi osoko bilkurari hasiera emango diogu gai zerrendako lehenengo puntua kultura euskara eta kirol batzordearen

aldatzeko lege proiektuaren gainean egindakoa eztabaida eta behin betiko ebazpena

barrio jauna hori bozketarako lehenengo eztabaida

nik txikitik handira daukat baina ez dakit zer

akordiotara iritsi zinaten txikitik handira

mesedez bozeramaileak gaia eramango duzuen bozeramaileak

ubera rebeka bozeramaileak etorriko zarete mesedez

berriro hasiko gara emendakinak

ubera andrea zurea da hitza emendakina defendatzeko egun on lehendakari andrea
lehendakaria legebiltzarkideak egun on guztioi bueno gaurkoan hizpide daukaguna da dopinaren legearen aldaketa

berriari egokitzeko besterik ez eta hau da egin dugun lege aldaketa jaurlaritzak bidalitako lege proiektua izan du oinarri aldaketa honek eta ez dira aldaketa esanguratsurik eman ponentzian zehar konponketa batzuk egin dira ñabardura batzuk gehitu dira argi ikusi delako ba gobernuak jada erabakia zeukala

mugatuko zela zilegi da zilegi da nola ez baina gure taldearentzat aukera galdua izan da dopinaren

eta sakontzeko eta kirolariez gain kirolarien bueltan

dauden guztiak ere barnebiltzeko ikuspegi integral batetatik badakigu legeak jasotzen dituela baina pentsatzen genuen ikuspegi integral horretatik inguruko laguntzaile arduradun eta besteak ere barnebildu behar zirela izan ere gehienetan

dopinaren inguruan ba dagoen heziketa gabezia informazio

bilakatzen dituzte behin euren kirol ibilbidea bukatu ostean egoera xahugarrian maiz osasun arazoengatik

ondorio kaltegarriekin kirolariak azkenean ez dira pertsona bezala ere tratatuak izaten nahi izan dugu lege aldaketa honetan urrats bat ematea baina ez dugu aukerarik izan horretarako esan dudan bezala heziketa formakuntza maila guztietara zabaltzeko baita zigortuak izaten diren kirolariak programa desberdinetan aktiboki parte hartzen baldin badute

aukera emanez ere baina gobernuak ez du ikusi prebentzioaren heziketaren lan ildo horretan sakontzea ez da baloratu egia da batzordean txosten hau onartzerakoan azken batzordean zuzenketa bat zitzaigula programen ingurukoa eta eskertzen dugu baina ez dakigu izan zen kontu estetikoagatik esateko onartu dizuegu hau zeren gero ez dugu ikusi benetan beste zuzenketekin sakontasunera eta gaiari heldu nahi zitzaiola

izan den esateko begira ikusi zuei ere onartzen dizkizuegu zuzenketak izan ere gure taldea eta egia da gauza batzuk

izan ditugula baina gure taldea prest egon da ildo horretan sakontzeko eta beste zenbait zuzenketa alboratzeko

gai hau ez da zigorrean oinarritu behar baizik eta prebentzioan eta hala eta ere nahiz eta ez lortu adostasunak zuzenketa batzuk erretiratu izan ditugu zeren gu kirolaria babesten

esan dudan bezala eta azpimarratu nahi dut kirolariak inguruan dituzten laguntzaile mediku arduraduren eskuetan txotxongilo bilakatzen baitira askotan ez beti

baina inguru guztia kontutan hartu behar delako eta maiz eta nahiz eta kirolariak bere ibilbidea bukatu arduradun horiek mediku horiek inguruko horiek hor jarraitzen dute eta beraien eskuetatik beste kirolari batzuk pasatzen dira eta horiek

jokabide berberak praktika oker guztiak orduan zer da konpontzen duguna eta pentsatzen dugu hori dela konpondu behar duguna zeren hor atzean hainbat interes daudelako oso interes desberdinak

praktika onak ezagutaraztea eta zabaltzea eredua eman behar da gizarteari mezu argiak eman behar zaizkio dopinaren inguruan eta askotan gizartera bideratzen diren mezuak ez dira argiak

ondoren ikusten ditugu kirol arduretan kazetaritzan federazioko hainbat kontuetan

gazteak kirolari gazteak jasotzen duten mezua zein da dopatzen bazara kontuz gero zure ibilbidea bukatu egiten da edo lasai ez da ezer gertatzen zeren zigorra

beste zenbait arduretan jarraitzeko eta azken mezu hau zoritxarrez indartzen kirolean beraz galdera bat bota nahi dugu hausnarketarako benetan erakundeetatik zer da bilatzen dena aurpegi garbiketa bat legea onartzen dugu hor daukagu eta esaten dugu bai guk dopinaren aurkako borroka egiten dugu azalekoa edo benetan gaiari heldu nahi zaio ba gu pentsatzen dugu azaleko lan bat

eta iruditzen zaigu lege aldaketa hau lantzerako orduan hori agerian geratu dela ikusita sartu diren ñabardura txikiak eta sartu diren

zeren hainbat emendakin genituen mantendu ditugunak behin dopinarekin harrapatzen ziren

kirolari zein bestelakoak horrek ondorio zuzenak izatea

edo bestelako kasu batzuetan beraien ibilbide profesionalean eta ondorio guzti horiek ez dira asumitu nahi izan beraz

zein eragin praktiko dauka zein ondorio praktiko dauka bai

sartu direla batez ere berdintasun ikuspegitik tematu egin gara hizkuntza berdintasun ikuspegia genero berdintasun ikuspegia sartzen emendakin batzuk onartuak izan dira eta testua zerbait hobetu da baina kezkatzen gaitu gisa horretako testuak legebiltzar honetara iristea betaurreko integralik gabe badakigu txostenak egiten direla baina gero hasten zara testuak aztertzen eta non geratzen dira berdintasun ikuspegiak hizkuntzarena generoarena

konponketekin jarraituz agerian geratu da ere lege hau

zerrendan egon den gai bat izan dela zilegi da

gehiengo eta gutxiengoen jokoa eta hori ez dugu kritikatuko

lege hau adostua dago eskertzen da beraz zentzu horretan aurreko legegintzaldian madriletik bidalitako

konpetentzia urratze ohartarazpen guzti horiek bazterrean geratu dira eta zioan ere jasotzen da

horretan adostutako edukia jasoa geratzen dela

beraz euskal agentzia blindatua geratu da baina aldi berean gure eskuduntzak gure autogobernua indartzeko eta sakontzeko bideari ateak itxi zaizkio beraz pena bat izan da gai hau modu sakonagoan landu ez izana pertzepzio

agintzen dute eta argi dago gobernuak lege honekin tramite burokratiko huts bat egitea munduko kode berrira egokitzea eta puntu eta horregatik mantendu ditugu gure ekarpenak

aurreko batzordean izan genuen bezala eta gainerako zuzenketak ere onartuak izaten diren eskerrik asko eskerrik asko ubera
andrea orain bai euskal talde popularraren ordezkaria barrio jauna zurea da hitza

elkarrekin podemosek ez du hitza hartu behar euzko abertzaleak

sí o explicación de voto euzko abertzaleak gurrutxaga andrea zurea da hitza

lehendakaria sailburuak egun on guztioi beno iritsi da eguna kiroleko dopinaren aurkako legea aldatzeko lege proiektuari behin betiko ebazpena emango dioguna

eztabaida desberdinak eduki ditugu honen inguruan ez delako gai berri bat legebiltzarrean aurreko legealdian ekin genion aldaketa honi eta legealdi honetan bukaera emango diogu

honetan ere bai elkarrekin podemos taldeak eskatuta beste hiru edo lau bat agerraldi eduki ditugu eta guztietan entzun dugu aldaketa hau beharrezkoa zela denek uste dute aldaketa hau egin beharra zegoela eta egokitzapen honi

argia da gure legedira ekartzea dopinaren aurkako jarduera internazionalean egon diren aldaketak eta ubera andrea zuk zeuk esan duzu hasieratik hori zela helburu nagusia

egon diren aldaketa horietara egokitzea eta gero diskurtsoan zehar joaten zara esaten konponketak egitera jo dugula edo

nahi duguna da egokitzapen bat egin mundu kode berrira dakizuen bezala bi mila hamabi

eta bi mila hamairutik aurrera internazionalki aldaketak ematen joan dira bi mila hamabostean testu bat onartzen da mundu kodea dena

konponketak egiteko are gutxiago aldaketak egin behar dira

eta horietan ere espero dugu legebiltzar honetan egotea aldaketa horiek txertatzen ze guk aitzindari izan nahi dugu mundu kode horrekin batera eta internazionalki

gure legediarekin erreferente izan nahi dugu eta gaur egun uste dut erreferente izaten ari garela

hirurehun kontrol egiten ditugu eta erreferenteak gara baina oraindik ere gure legea egokitu egin behar dugu

eta bai gustatuko litzaidakeela aldaketa nagusiak edo zertan datzan aldaketa honetan datozenak azaltzea pixka bat zentratzeko diskurtsoa ze azkenean joan zara legeari berari kritika egitera baina aldaketa

aipatzea lehenik eta behin dopinaren aurkako euskal agentzia aitortzen du alor horretan euskal administrazio publikoak dituen funtzioak garatzeko

zerbitzu espezializatu gisa baita ere ekarriko du zigorren gogortze bat bi urtetik lau urtera arau hauste oso larriengatik ezarritako suspentsioa

eta horrez gain arau hausteen barruan lege berriak hiru urtetik hamar urtera luzatuko du preskripzio epea hirugarren aldaketa nagusi bezala

artikulatuetara batetik arau hauste bat egiten laguntzea eta hori egiteko helburuz gertatzen den edozein konspirazio estaltze ekintza

eta bestetik dopinarekin lotutako jokabideren bat edukitzeagatik zigortutako pertsona batekin kolaboratzea ere zigortuko da eta guzti hori egongo da laguntzaile horien

horren jakitun izango dira laugarren berrikuntza nagusi bezala kirol lehiaketetan edo jardueretan

kontrolatuko ditu lege berri honek eta ez lehen bezala lizentziadunak bakarrik kontrol maila askoz handiagoa izango da eta eremu askoz zabalago batera iristea lortuko da

mundua agentziaren akreditazioa izan ez arren baimena baldin badute ere bai laborategi horiek egin ahalko dituzte

kontrolak beraz ikusi daitekeen bezala aldaketak erabat teknikoak dira

dopinaren aurkako borrokan irizpide berdinak eduki nahi ditugu eta mundu kodearekin batera erantzun bat eman nahi dugu internazionalki ere bai

eta aldaketa proiektua iritsi zen momentutik ikusita zeukan kutsu politikoa eta

mugatzen ginela ikusita pentsatzen genuen ganbara honetan aho batez onartuko zen lege bat izango zela eta hala

eta ez da posible izan eta gaur entzuten dugun diskurtsoekin es que nola izango da posible legeari berari egiten badiogu erreferentzia denbora guztian aldaketara mugatu beharko gara eta aldaketa hori ontzat edo txartzat hartzen dugun hitz egin beharko dugu

egon behar dela gizartean kontzientziazio bat eta formakuntza bat baina aldaketa honetan zigorrari buruz hitz egitera gatoz eta mundu kode horrek zehazten dituen zigor horiei

egokitzera gatoz eta entzun behar dugu alderdi popularrarekin negozioetara sartzen garela

onartu nahi dugun lege batean talde guztiekin negoziatu behar dugula uste dugu eta hasiera hasieratik esan genizuen talde popularrarekin hitz egin dugu eta adostu ditugu zuzenketak eta zuekin berdina egitea nahi genuen zuek lehenago etorri izan bazinete ere han izango ginateke zuekin eztabaidatzeko gogoz

eta hala egin dugu ondoren ere bai eta hala saiatu gara baina ez da posible izan eta zuen zuzenketak txertatu ditugu

emendakinik sartu ez zaizkion testuaren kontra ere zaudete ba sartu emendakinak bere momentuan

eta gero erretiratu egin zenituzten bloke horretan gelditu direnak

zuzenketak sartu eta gero zioaren kontra

hitzartuta geneukala uste nuen nik zioan zuek proposatutakoa gehitu ditugu eta horren kontra ere bazaudete nik uste dut zuen borondatea argia izan dela hasiera hasieratik

eta horretarako talde desberdinekin elkartu gara eta hori egin nahi izan dugu eta podemos

lege hasieratik atzera botatzeko nahi hori eta pena handiagoa eman digula oraindik ere zuzenketa partzialik ez sartzeak

ezin izan dugu zuen ikuspuntu horrekin edo eztabaidatu eta azkenean ba esku hutsik egon zaretela prozesu guzti honetan eta gustatu izango litzaigukeela ba zuekin ere bai eztabaida bat izatea eta

andrea erantzuteko eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

bileretan bai ponentzian bai aurreko batzordean eta baita gaur ere batzordean esan nuen guztia gaur errepikatu egin dut

ozenago esan dezaket baina argiago ez eta iruditzen zait ulertu nahi duenarentzat gauzak argi nahi duela orain ez baldin bada ulertu nahi

zilegi da hori da joko demokratikoa bakoitzak aukeratzen du zein den bere lehentasunezko bazkidea edo zeintzuk diren bere bazkideak

ez da garrantzitsua baina gero hori ez erabili besteei errua botatzeko

ez dutela nahi adosterik nahi ez bakoitzak aukeratzen du

izan behar da eta ondorioak asumitu baina gero ez erabili

adostasunik ez dutela nahi izan gaitezen zintzoak eta argi jokatu dezagun esan dut eskertu nuen

adostua dago ah vale oso ondo orduan zertarako egin behar dugu ponentzia eta barkatu beste gauza bat gobernua zuek zarete gu ez gara gobernua

ateratzea gobernua mugitu beharko da gobernua mugitu beharko da ez gu

lehenengotik erantzun nizun lehenengotik lehenengotik beraz niri zintzotasunez hitz egin zintzotasunez hitz egin bakarrik hori eskatzen dut gauzak argi gero aipatzen duzu aitzindari eta erreferente aitzindari eta erreferente zertan

zertan hau oso ondo esan duzun bezala

nazioarteko egokitzapen bat da eta barrio jauna guk sartu ditugun emendakinak marko horretan

nazioarteko horretan baina aitzindari eta erreferente izateko saiatu gara sakontzen eta prebentzioan eta heziketan ildo bat irekitzen

marko horretatik haratago baina ez da nahi izan ez da nahi izan jarri ditugu gobernuaren esku ze lege hau gobernuak garatzeko da ez oposizioak hemendik ezin ditugu legeak garatu beno tira egin genezake tira egin genezake jarri ditugu tresnak

azken ekarpenean azken zuzenketan daukazun lege hau garatzeko proposamen bat

onartu aitzindari eta erreferente izateko eta saiatu gara nazioarteko marko horretan egokitzapen horretan prebentzioa eta heziketa oinarri izanda proposamenak egiten ez bakarrik zigorrak zigorra

horri zer gertatzen hari da dopinarekin eta ez da gobernu honen arazoa bakarrik dopinarekin zer gertatzen da kirol munduan eta ez profesionalen munduan

maila guztietan eta iruditzen zaigu hor ba gai konplexua dela eta askotan itxurakeriak egiten direla itxurakeriak

nondik jo beharko litzateke eta iruditzen zaigu interesgarria izan zitekeela

prebentzioa eta hezkuntzan sakontzea besterik gabe beste guztia onartuta beste guztia onartuta baina hori ere hori ere

eta badakigu nazioarteko egokitzapen tekniko batetan gaudela

gai honek legeak baino aurretik doaz aurretik doaz badakigu zer gertatzen da dopinean orduan aldaketak etengabeak izango dira eta jarraipena egin beharko da

izan zatekeela eta gero esan zaigu konpetentziekin ez daukala zerikusirik nola ezetz barrio jauna berriro batzordean esan nizun berbera errepikatuko dizut lege hau da aurreko legegintzaldian etorri zen lege berbera ez du izan aldaketa bat ere ez berbera aurreko legegintzaldian madriletik

konpetentziak urratzen dituzue honekin honekin eta honekin oraingoan etorri da legea eta madriletik ez da etorri jakinarazpenik zergatik zioan esaten du zergatik

adostu delako zioan dago jasota orduan ez esan

guztiak dauka zerikusia baita honek ere nahiz eta nazioarteko egokitzapen bat izan eskerrik asko

romero anderea euzko abertzaleak gurrutxaga anderea zurea da hitza bai presidente anderea

aipatzearren guk talde popularrarekin hitz egin genuen akordio batera iritsi ginen baina hasiera hasieratik esan genuen guk ateak ez genituela ixten eta gaur

lege hau aho batez onartu zitzakeen lege bat ba zela

bildu gara eta nik uste dut gainera gu egon garela zuen atzetik behin eta berriz guzti hau hitz egiteko eta akordioetara iristeko eta guk txertatu ditugu zuen zuzenketak gure testuan baina hala ere batzordera joan eta kontra egiten diozue testu horri

hor zer gertatu da borondatea non egon da eta gero argia izan zarela nik uste dut

garbiketa bat egitera gatozela esateak ba argi argia ere

guzti hori nik bai esan dudala argi aho batez onartu nahi genuena lege bat izan nahi genuela

gai bat zelako eta horrela egin zitekeelako pena bat da
horrela ez izatea eskerrik asko gurrutxaga

eztabaida amaitu dugu bai ez daukazu

bai banatuta esan didate ez zioen azalpena alde batetik eta emendakin teknikoak bestetik bai legelaria esan dit bale

lehenengo bototara jarriko dugu eh bildu taldearen eh bilduk mantendu dituen emendakinak hogeita bi hogeita lau hogeita sei hogeita hamairu hogeita hamalau hogeita hamabost hogeita hamasei hogeita hamazazpi hogeita hemezortzi berrogeita hiru berrogeita bi berrogeita lau eta berrogeita bederatzi

ez dira onartu jarraian bototara jartzen dira batera zuzenketak izan dituzten irizpenaren artikuluak bozkatu ditzakegu

bototara jartzen dira batera zuzenketarik izan ez duten irizpenaren gainerako artikuluak xedapen gehigarria lehenengo eta bigarren xedapen iragankorrak eta

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hiru boto aldekoa hemezortzi contra hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da jarraian bozkatuko dugu zioen azalpena

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamabi eman dugu bozka berrogeita hiru boto aldekoa hemezortzi contra hamaika abstentzio beraz onartuta geratu da eta azkenik legearen izena kontuan hartuta izenburu aldatzeko zuzenketa teknikoa bozkatu dezakegu

onetsita geratu da kiroleko dopinaren aurkako hamabi barra bi mila hamabi legea ekainaren hogeita batekoa aldatzeko legea jarraian boto azalpena

eskerrik asko garcía anderea gai zerrendako bigarren puntua mozioa

pertsona langabetuei enplegua bilatzeko gizarteratzeko eta diru sarrerak bermatzeko zerbitzuez baliatzerakoan hatz markak hartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena

eskerrik asko mahai buru andrea legebiltzarkideak egun on

elkarrekin podemos taldeak herritar guztien oinarrizko eskubideak bermatzea du helburu eta bide horretan ekimen berri bat aurkeztu dugu gaurkoa honetan datu pertsonalak babesteko oinarrizko eskubidearen aldeko mozioa defendatuko dugu

interpelazio baten ondorioz enplegu eta gizarte politiketako sailburua entzuteko aukera izan genuen eta eskubide hori arriskuan dagoela berretsi genuen hori dela eta hemen gaude gaur ere eusko jaurlaritzari

bete dezala eskatzen diogu el reglamento

se les olvide gaurko egoera honetara heldu gara

herritarrak babesteko eta laguntzeko ezinbestekoa den ikuspegi etikorik

enplegu eta gizarte politiketako saila langabetuen eta pobreen kontrolerako saila ematen duelako besterik ez mila esker eskerrik asko
andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria garrido andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok bueno berriro eztabaidatzen ari gara

eztabaidatu genuen gai bat hain zuzen aurreko legealdian alderdi popularrak proposamen zehatz bat

gai honi buruz eta gogoratu behar dut nola alderdi popularraren aurkeztutako proposamena ez zen bozkatu eta

bai eskerrik asko legebiltzar buru andrea sailburua legebiltzarkideok egun on guztioi

hatz markak hartzeari buruzko podemosek aurkeztutako mozioa dugu eztabaidagai ez da lehen aldia hatz marken identifikazioaren inguruan hitz egiten dugula legebiltzarrean eta ez du ematen azkena izango denik ezta hasteko

esan nahi ditut argi gelditu daitezen debatea ondo kokatzeko bat hatz markak ez dira soilik langabetuak identifikatzeko

horrela dioen mozioak eta horrela esan zizun artolazabal sailburuak interpelazio egunean asmoa da erabiltzaile lanbideren zerbitzu eta prestazioen erabiltzaile guztiok eta baita bertako lanbideren langile guztiok hatz marken bitartez identifikatu ahal izatea

de lanbide talde proposatzailearekin konpartitzen dugu bereziki babestutako datuak direla hatz markak beraz berme guztiekin hartu eta kudeatu behar direla eta gaia arautzen duten arau guztiak errespetatuak izan behar direla jakina europar batasuneko erreglamendutik hasita

ados horrekin baita dudarik ez izan horrela egingo duela eusko jaurlaritzak eta artolazabal sailburuak horrela azaldu zizun interpelazio egunean

baita ere esan zizun estatuko lege organikoa tramitazioa dago erreglamendu hori egokitzeko eragina izango duela baita euskadiko arauetan egokitzapenak egin beharko ditugu eta jaurlaritzak egingo ditu dudarik ez izan bitartean eusko jaurlaritzak antolakuntza arloko neurriak onartu ditu lege organikoaren datuen babeserako delegatua izendatu da gobernantza publikoa eta autogobernu sailaren menpe lanbidek ere bere esparrukoa izendatu du jadanik

aplicando besterik ez mila esker eskerrik asko guanche anderea

eskerrik asko garrido andrea euskal sozialistak sánchez anderea zurea da hitza

nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez anderea

ados nago esaten duzunarekin orduan ez daukat objekziorik

sanchez andreak esaten zuen prozedurak asko hobetu direla nik errenta basikoa hartzen nuen garai horretatik eta asko asko hobetu omen dira eta hori nik esaten dut ez daudela ondo baina ez da egia nik esaten dudala arartekoak esaten du

marotoren diskurtso hori hartzea eta arduraz jokatu beharrean zeren azkenean politikariok badakigu gauza hauek zelan funtzionatzen duten eta badakigu gizartean zer nolako desinformazioa dagoen

aurrera egitea eta bozkak oso modu errazean irabaztea eta nik uste dut zoritxarrez gai honetan hatz markaren kontuarena hortik datorrela populismotik

guk ere badakigu iruzurraren aurka egiten eta guk ere herritarrek presionatzen gaituztenean eta batik bat hainbat lobbyek

bozka poltsek presionatzen gaituztenean guk ere pauso bat aurrera eman dezakegu

ia ia marotoren pare ardura gehiagorekin eta hori errekonozitzen dizuet ardura askoz gehiagorekin baina hala ere rozando rozando el límite bai eta hori

de esto eskerrik asko eskerrik asko ugarte andrea eztabaida amaitu dugunez bozketara jarriko dugu

mozioaren jatorrizko testua bozkatu dezakegu

ez da onartu jatorrizko testua jarraian euskal talde popularraren osoko zuzenketa bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka zortzi boto aldekoa sesenta y cinco contra beraz ez da onartu osoko zuzenketa eta azkenik

ez da onartu osoko zuzenketa gai zerrendako hirugarren puntua mozioa nerea llanos gomez euskal talde popularreko legebiltzarkideak aurkeztua bilboko luis briñas santutxu

aterpearen lanei buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda llanos andereak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

zuzenketa aurkeztu dituzten taldeen txandara pasata elkarrekin podemos taldearen ordezkaria martínez jauna

batekin hastea gustatuko litzaidake gaurko hitzartzea

ari da eta hori galdetu nahi nuen legebiltzarrari zer pasatzen

eskola publiko baten komunak eta aldagelak legebiltzarreko osoko bilkuran

eta honekin ez dut esan nahi alderdi popularrak aurkeztutako mozioa ez daukala zentzurik hamaika ekimen egin ditugu oposizioko talde ezberdinetatik bai legebiltzar honetan bai bilboko

buruz baina arazoak mahai

orduan noren ardura da oposizioaren ardura ala gobernuaren

bakarrik esaten dugu txarto egindako gauzak konpondu behar direla uda honetan konpondu behar direla eta irailean obra hori bukatuta egon behar dela

erabili ahal izateko eta ere eskatzen dugu aldagelak eta bainuak egiteko proiektua bi mila hemezortzigarrena urtean egitea eta

nolako erdibideko oso posibilista sinatu dugun bi mila hemeretziko lehenengo sei hilabetetan egitea baina bai aldagelak eta

gure bizitzetan arazoak aldaketak

aukera ezberdinak agertzen dira adibidez pista hau egiteko aukera agertu

korapilatzen dira mataza bat bezala baina askotan borondatearekin eta hori eskatu nahi dugu

lan egiten duen ilusioarekin desegitea lortu dezakegu eta aurrera jarraitu ametsak betetzen baina gai hau ez da bakarrik briñas ikastetxeko jendearen

bat baizik eta kalitatezko hezkuntza izatearen eskubidea bermatzeari buruz doa eta horrexegatik ekimen hau zentzu asko dauka berriro esaten dugu

beste ekimen batzuk egin ditugu eta aprobatu ditugu eta gaur behintzat uste dut aprobatuko dela

eta nik uste dut eta tribuna honetatik esaten dut eusko jaurlaritzak bete behar duela legebiltzarrean aprobatzen dugun guztia presente daukagu ez dela egin gaur gai

gaur hemen nik uste dut berriro esan behar dugula behintzat oposiziotik behintzat gure taldetik bete behar duela eusko jaurlaritzak hemen legebiltzarrean aprobatzen dena eskerrik asko

ikusteko zer gertatzen ari den hezkuntza sailak burutzen dituen obretan

ikastetxeko komunitatearekin adostu gabe zer gertatzen da ikastetxeko komunitatearen beharrak ez direla kontutan hartzen nahiz eta komunitateak helarazi hezkuntza sailari zer gertatzen da behar besteko planifikaziorik gabe

lehenengo egiten da gauza bat gero beste bat eta dena horrela da eta hori guztia obra berean eta galdera da hori diru publikoaren kudeaketa ona da

hori da diru publikoarekin egin behar ez denaren eredu bat

zalantzagarria da obrak ez dira behar bezala bukatzen eta gero ondorioz zer gertatzen zaigu ba inork ez dituela

eta guzti hau gertatzen da eta gehiago gertatzen da hezkuntza sailak

obretan gaur hizpide dugun gaia aspalditik hezkuntza batzordean bueltaka

podemos eta guk bi mila hamazazpiko ekainaren hogeita zortzian gurekin egon ziren

eskolako aterpe batzordeko kideak ordutik noizbehinka

batzorde horretatik jarraipena egiten digute eta jakinarazpenak igortzen dizkigute gure taldeak

bisita bat ikastetxera bertatik bertara ikusteko zer gertatzen den erraza da batzordean egotea eta eztabaidatzea baina gauzak ikusi behar dira kontrastatu behar dira eta sailburuari ere galdera batzuk egin dizkiogu eta erantzuna atzo iritsi zen kuriosoa da

hasteko begira gure erdibidekoan gaur alderdi popularrak podemos eta guk

obraren arrera egitea iraila baino lehenago erantzunean

atzo iritsi zen erantzunean esaten digute dagoeneko gauzatu dela obra arrera egiteko ekitaldi formala

egin dela ez dakit esan nahi duen obraren arrera egin dela ez dakit gero segurtasunaz galdetzen diogunean

ez da berbera eta garbi ikusten da obran dauden akatsak eta behin eta berriro mahai gainean jarri

ez dituela errekonozitzen zer gehiago por cierto zeren hau ez da bakarrik

gertatzen dena zeren gobernu honek azaldu beharko digu egunen batetan egunen batetan azaldu beharko digu zer gertatzen den patio estaliekin zer gertatzen den ihesgarritasunarekin zer gertatzen den gimnasioekin

ikusten ari garelako behin eta berriro obra berriak egiten direnean patio estaliak ez direla egiten

bestetik hainbat ikastetxeetan izugarrizko beharrak daudela patio estalietarako eta ez zaiela horiei erantzuten

diru lerro bat jaso aurrekontuetan behin eta berriro galdetu diogu gobernuari nola banatuko duen diru lerro hori nola kudeatuko duen eta oraindik ez daukagu erantzunik gero bestetik eta hori begiratu zenbat euri egiten duen herri honetan

hainbat tokitan ez daukate espazio estaliak ez dituzte ez dituzte

izugarrizko garrantzia ematen diogu jarduera fisikoari heziketa fisikoari ohitura osasuntsuak eskuratzeko hezkuntzari

ez da puntuala eta ez da salbuespena ez hainbat tokitan dago gabezia hori eta bestela

eta gero egiten dugu kirol pista bat eta egiten dugu aldagela barik eta komun barik

zein arduradun ditugu gutxienez

entzun badakigu dena ezin dela asebete

eta gauza zentzuzkoak arrazoizkoak eta minimoak bete

gero berriro beste obra bat egin behar dugu horrek prozesu guztiak suposatzen duen guztiarekin eta gero gainera

ez duzue irudia besterik ez da beraz

agerraldi bat eskatu dugu horretarako ikusten duguna da ba hitz polit asko baina gero azkenean

espero dugu gaurko eztabaida baliagarria izatea behin betiko auzi honi konponbidea emateko eta konponduta uzteko zeren

proposamenak egitea jarraipena egitea baina ikastetxe bateko batzorde bat

nekagarria da beraz espero dezagun

balio izatea definitiboki auzi honi konponbidea emateko gainera bisita bat daukagu eskatuta bisita horretan edukiko dugu aukera kontrastatzeko

lortutako erdibidekoa eta espero dezagun ere gobernua sostengatzen duten alderdiak ere babestea eskerrik asko eskerrik asko ubera andrea

eskerrik asko mahaiburu andrea egun on sailburu

eta legebiltzarkideok luis briñas ikastetxean egindako lanak direla eta

bi mila hamairu urtean luis briñas ikastetxeko eskola kontseiluak

bilduren aldeko botoekin eusko jaurlaritzari eskatu zion inbertsio planean luis briñas ikastetxean

estali bat eraikitzea horretarako bilboko udalak konpromiso bat hartu zuen

una posible ampliación del mismo baina ikastetxe horretan lanak egiteko orduan bada beste kontu garrantzitsu bat hemen aipatu den moduan edozein lan baldintzatzen duena eraikuntza berak

babes maila hori dela eta eraikuntzaren fatxadari ezin zaio ezer edo erantsi beste eraikin batzuetan ere gertatzen dira antzekoak horregatik beste kasu horietan gertatzen den bezala babes adierazpen horrek zaildu egiten

aurrekariak eginiko gauzatze proiektuak markatutako baldintzak

ikasleak eguraldi txarretik babesean egoteko eremu estalia izatea bertara erraz sartzeko modua izatea

ordura arte guztiak konforme zeuden

jolasleku estali bat umeak eguraldi txarretik babestuko zituen aterpea inork ez zuen aterpeaz gain beste ezer eskatu aurrerago jolaslekua estaltzeko aterpea eraikitzeko lanak hasita zeudenean aterpe izeneko batzordeak proiektua

eskatu zuen bainugela batzuk egiteko ondoren aterpea sortzeko obra hasita eta

ez dena aipatu aterpe komisioak eskatzen du proiektuaren modifikazioa

hezkuntza batzordera etorri zen komunez gain proiektuari aldagelak ere gehitzeko eskariagaz

aipatu beharra dago ikastetxeak heziketa fisikorako

eta gimnasio bakoitzak bere aldagelak dauzkala beraz

egin eta ikasleek badute non arropaz aldatu argi izan behar dugu hezkuntza sailaren helburua ahalik eta proiektu sendoena egitea dela

aurrekontuaren eta azken aurrekontuaren arteko aldea izan ere lehen

baldintzek nabarmen garestitu zuten proiektua hala ere jaurlaritzak aurrera egin zuen eta

pastor jaunak aipatu duen emendakina aurkeztu dugu hiru puntu

eusko legebiltzarrak hezkuntza saialari eskatzen dio inplementatu ditzala hezkuntza komunitatearekin adostutako neurri gehigarriak

bi mila hemezortzi bi mila hemeretzi ikasturte hasterako amaitu

estalitako jolastokiaren inguruan komunak eta aldagela jartzeko bideragarritasuna azterlana egin dezala hilabeteko epea eta

departamento hay voluntad eskerrik asko eskerrik asko betolaza anderea erantzunen txandara pasatuz llanos anderea zurea da hitza

elkarrekin podemos martínez jauna zurea da hitza eskerrik asko

akordioa erreza izan behar dela baina zoritxarrez

andrea bukatu obra behar den moduan egin komunen eta

obra bukatu suposatzen dut orain hori aprobatuko duela legebiltzarrak eta hori eskatzen dugu

jaurlaritzari legebiltzarrean lehen esan dudan bezala legebiltzarrean aprobatzen dena betetzea porque

eskerrik asko martinez jauna eh bildu taldearen ordezkaria ubera andrea zurea da hitza

oso interesgarria izan da eajko bozeramaileak egin digun historikoa gobernua sostengatzen duen alderdi

galdera da hezkuntza sailak zer egingo du konponduko du bai edo ez hori da galdera hezkuntza sailak bere egingo ditu dagozkion ardurak

eta aitzakiak bilatu nahikoa da konpondu konpondu

ez dakit nor a ver zenbat denboran gabiltza gai honekin bueltaka zenbat denbora

bideragarritasun txostena ere jada dagoeneko pentsatzen nuen eginda zegoela zeren noiztik nabil entzuten bideragarritasun txostena komun batzuk eta aldagela batzuk egiteko noiztik urtebete bai gutxienez eta orain beste sei hilabete

kudeaketa ona eajrena ez dirudi bakarrik eskatzen dizudana hezkuntza komunitateari entzun oso jende zentzuduna da

ez dute behar dutena baino gehiago eskatuko planifikazioa ikusten ez ari garena azpiegitura guztietan obra berriak patio estalirik gabe komunik gabe gimnasiorik gabe

ikusi duzue egin duzue jarraipena azpiegitura hobekuntza planarena zer gertatzen ari den planifikazioa

behar ditugu kalitatezko azpiegitura obrak nola egiten ari dira obrak

zein preziotan irteten dira obra horiek nork egiten die jarraipena segurtasuna abar eta abar beste lan ildo interesgarri bat ez da bakarrik

hezkuntzako eraikinek obretan zer gertatzen ari da nolako obrak egiten ari dira nolako azpiegiturak egiten ari dira joan zarete bisitan egon ginen lasarten nire deigarria egin zitzaidan

obra oso deigarria kalitatetik oso urrun dagoela esango nuke diru publikoaren kudeaketa hau da kudeaketa eraginkorra

horrek ekartzen duen gastu gehigarri guztiekin zertan ari gara eskatzen duguna da gauza konpontzea seriotasuna zorroztasuna

eta interes orokorraren izena jokatzea besterik ez eskerrik asko

zurea da hitza bien

eskerrik asko ubera andrea gauzatxo bat bakarrik zu gai konkretu batetik

eta beti elebaziotik dena dago txarto eta dena egiten da txarto

izan ere horretaz ari gara eta beste ezertaz

centro eta esaten denean ez dela

esan behar da ozenki momentu guztietan departamentuak obren inguruaren gorabeheren gainean aterpe komisiokoekin harremanak mantendu dituela

es muy lamentable de verdad amaitzen joan betolaza anderea gauzak horrela guk ere
gure emendakina mantenduko dugu ez delako inola ere onargarria zuek adostutako emendakinean erabilitako terminologia eskerrik asko

eztabaida amaitu denez bototara jarriko dugu euskal talde popularrak eh bilduk eta elkarrekin podemos taldeek sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

talka plan integral bat indarrean jartzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena talde proposatzailearen txanda eh bildu taldearen ordezkaria den kortajarena andreak dauka hitza ekimena aurkeztu eta defendatzeko

legebiltzarkideok eguerdi on pasa den azaroan eztabaidatu genuen gai bat ekarri dugu gaur bueltan eztabaidara gaur bezala berehalako esku hartzea eskatzen duen kontua da iraupen luzeko langabetuen auzia tantaka eta seguru asko nahi baino mantsoago enplegua errekuperatzen denaren zantzuak ditugu azkenak aste honetakoak bertakoak eta datu orokor horiek tendentzia positiboa erakusten dute bederatziehun eta berrogeita hamar mila kotizatzaileen langa gainditzea lortu da maiatzean

positiboa da beheraka doa langabezia nahiz eta ahul izan bat koma hirurogeita zortzi jaitsi da azkeneko hilabetean

zortziehun eta bat lagun dira langabezian daudenak momentu honetan erkidegoan dagoeneko

langabeziaren ehuneko hamareko marka horren buelta

beste alditan komentatu dugun bezala argi ilunez beterikoa da

aldi baterako enpleguen eskutik prekarietatearen eskutik egiten baitu behera langabeziak eta esango nuke kalitatezko enplegua helburu duen gobernu batentzat

ilunean geratzen diren horiek prekarietatea tenporalitatea gazteen egoera gizon eta emakumezkoen arteko desorekak hor ilunak eta ilun horien artean iraupen luzeko langabeziaren

bi mila hamazazpiko enplegu txostenak erakusten duen moduan errealitate gordin eta latz baten aurrean gaude gutxi gorabehera hamar langabetutatik sei

eta horietatik erdia bi urte baino gehiago jaitsiera eman bada ere estatuko beste leku gutxietan baino nabarmen txikiagoa da jaitsiera hori gurean eta iraupen luzeko langabezia tasari dagokionean nagusi da erkidego hau

iraupen luzeko langabezia enkistatzera bidean zegoela ohartarazi du behin baino gehiagotan sara de la rica

azken aldiz txosten honen ondorioak aurkeztu dituenean azaldu genuen aurreko eztabaidan ere eta uste dut inportantea dela gaur ere berriro errepikatzea

lan merkatuari dagokionean eta langabeziari dagokionean gurea oso erkidego zaharkitua dela eta oso

asko eta era berean industriak duen pisuak eta aurreratuagoa den ehun produktiboak iraupen luzeko langabetuen kontra egiten duela eta gure inaktibitate tasak altuagoak direla zentzu honetan gure langabeziak ere

oso iraupen luzekoa da eta berrogeita bost urtetik gorako pertsonetan oso kontzentratua dago gero eta pertsona zaharragoetan kontzentratzen da langabezi mota hau

baina oso eskasa eta desfasatua edo lan merkatuaren eskaerarekin aldaratuta oso desajustatua dagoen kualifikazio bat y hay que añadir otro

europako kontseiluak ere bide berezitua jorratzeko aholkua egin dio behin baino gehiagotan espainiari

espainiako datuak gai honetan tasa hauetan gureak baino hobeak direla esango nuke guretzako hartu daitekeen gomendioa ere izan daitekeela hauek proposatzen dituzten bide espezifiko horien jorraketa errealitate bat da hau hemengoa gurea eta

esango nuke krisiaren ondorio gordinenetako baten aurrean gaudela datu potolo horien atzean

gordina delako ze kontua da errealitate horren atzean oso oso gaizki pasatzen ari diren pertsonak daudela eta hemen ere ez ditut gaur berriro

ikusi genuen nola batzuek eta besteek denok ezagutzen genuen gertutik ze drama latzak bizi diren iraupen luzeko langabeziaren

aurreko eztabaidetan argi geratu zen amaia mikel edo mari joséren sentipenak ekarri daitezkeela hona beste batzuk ekarri daitezkeela baina honen bueltan benetan esku hartzea eskatzen duten errealitateak ditugula bizi esperientziak ditugula

erantzun bat emateko ardura dugula gogoratzen genuen aldi horretan ere cáritasek bere azken txostenetako batean erakusten zigula pobrezia berriaren argazkietako bat eta justu zen berrogeita hamar urtetik gorako gizon bat

geratu zena eta langabezi horretatik ezin atera zebiltzana iraupen luzeko langabetuen errealitatea eta berriki aurkeztu duen orain aste batzuk aurkeztu duen txostenean ere

iraupen luzeko langabetuen egoera pairatzen ari ziren horien egoera kaskartzen ari zela eta oso era nabarmenean ari zela hori

urratsez urrats handitzen ari dela langabezi hori handitzen den heinean handitzen ari dela langabezia saririk jasotzen ez duten langabeen kopurua ere dagoeneko ehuneko hirurogeita bi koma bi dira estatutik inolako babesik jasotzen langabetuak horietako asko eta asko iraupen luzeko langabetuak eta hor daude noski beste hainbeste emakume ze emakumezkoen langabeziari aurre egiteko

zailtasunen ondorioz eta hori ere aipatu izan du sailburuak behin baino gehiagotan gero eta emakume gehiago dira iraupen luzeko langabezia egoeran daudenak

pertsonen ongizatearen kudeaketaren ardura dugu eta horrek

irauli eta aukerak sortzea suposatzen du enpleguaren mugak gainditu eta pertsona hauei aukerak eskaintzea

aurreko eztabaidatan esan nuen eta ez dut arazorik berriz ere hemen errepikatzeko ez dudala inoiz esango gai honen inguruan gai hau gobernuaren kezka ez denik eta ez dut esango gobernua gai honi dagokionean ezer egin gabe dagoenik nik ez dut horrelakorik esango y me dirán seguramente y me lo dijeron la anterior vez

aipatzen ditu iraupen luzeko langabetuak bai hitzez eta estrategian ere aurkeztu berri zigun estrategian eta eztabaidagai izan dugun estrategian ere

baina gertatzen dena da aipatzen hutsak eta estrategian agertze hutsak eta kezka izateak ez duela lagundu egoerak hobera egiten eta kontua da pertsona hauei denbora agortu egiten zaiela

adituek esaten diguten moduan aurreko eztabaidan izan genuenean oraindik ez genuen ezagutzen bi mila hamazazpi bi mila hogei estrategia hori

bagenuen cesek honen inguruan egindako txostena eta badirudi

gobernuaren enplegu estrategia horretan genuen susmo hori berriz ere gobernuak nolabait nahiz eta

iraupen luzeko langabeziarena arazo larri bat dela eta nahiz eta agertzen den herri honek duen ahulezia berezi bezala eta handi bezala gero

estrategikoetan jardun linea bat bezala gobernuaren orain arteko estrategia

izan da estrategian zailtasun bereziak dituzten pertsona guzti horiek eta giza taldeak aipatzen dira nolabait orokorrean menzionatzen dira baina zaku handi batean

zaku handi horretan enplegurako zailtasunak bereziak dituzten pertsonen zaku horrena zaku hori oso zabala dela

batetik berrogeita hamabost urtetik gorako langabetuak iraupen luzeko langabetuak

egoera irregularrean dauden pertsonak atzerritarrak denak sartzen dira zaku

eta aipatzen genuen bezala oso errealitate desberdinak dira oso behar desberdinak dituzte oso pronostiko desberdinak dituzte eta zentzu horretan

desberdinak eskatzen dituzten egoerak nahasten dira gobernuak aukeratutako estrategia horretan eta gainera zentzu honetan ikusten zena zen estrategian jasotako zenbait

beste bide batzuk jorratzeko eta merezi izango duela estrategia

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz elkarrekin podemos hernández jauna zurea da hitza

bai egun on eguerdi on euskadin

kopurua kezkagarria da egoerari aurre egiteko neurriak ezarri behar dira

alderdi popularrak murriztu ditu gobernuan egon den bitartean orain alderdi sozialistak egoera konponduko duen edo patronalaren interesei men

langabetuen kontratazioa lehenesteko

nuestra comunidad nada más eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna

eskerrik asko berriz ere legebiltzar buru andrea eguerdi on guztioi berriz

eta berriz diot aurreko bilkuraldian azaroan ekimen berdina tratatu genuelako hemen azaldu denez iraupen luzerako kolektiboa kolektibo ahula dela denok konpartitu genuen eta ziur nago konpartitzen jarraitzen dugula

berezia behar dutela neurri zehatzekin ez daitezen kronifikatu egoera larri honetan orduan esaten genuen eta gaur mantentzen dugu gobernua badabilela arduratuta kolektibo honen beharrizanekin eta horrela aitortzen zenuten oposizioko bozeramaileek

llanos andreek eta gaur ere horrela aitortu egin duzue nahiz eta nahikoa ez zela aipatu oso garrantzitsua iruditzen zaigu denok argi edukitzea kolektibo hau ez dela batere homogeneoa beharrizan eta baldintza desberdinak dituztela emakumeak gizonak jubilazio adinetik hurbilago daudenak ezin diegu guztiei erantzun bera eman norberaren egoerari egokituta egon beharko du ematen diegun

beraz talde proposatzailearekin konpartitzen dugu iraupen luzerako langabetuei arreta berezia eman behar zaiela neurri eta partida zehatzekin baina gure ustez babes hau babes berezi hau enpleguaren eta suspertze ekonomikoaren aldeko esparru programaren aterpean ondo kokatuta egonez gero urteko planen bidez errazago garatu ahal izango dira beharrezkoak diren neurri zehatzak ados gaude lanbidek kolektibo hau osatzen duten pertsona ezberdinei

lanbidek ematen dituen zerbitzu eta prestazio guztietan orientazioa prestakuntza bitartekaritza laneratze ekintzetan

badabil bere kudeaketa hobetzeko prozeduran sartuta eta arreta pertsonalizatua eta integrala eman behar zaiela kolektibo zehatzak osatzen duten pertsona ezberdinei lehen momentutik gobernu honek eta horretara bideratuta dago ere lanbideren kudeaketaren hobekuntza hau dena lehen puntuan batzen da

erakunde publikoen arteko lankidetza eta eragile sozioekonomikoekin koordinazioa bultzatzeko tokiko garapenean eta eskualdeko errealitatean sustraituta

beti agertu da prest jaurlaritza bere osotasunean lankidetzarako enplegu eta gizarte gaietako saila ere beraz prest puntu hau ere urteko enplegu planetan agertzeko eta ahal den heinean hobetzeko

irizpidean erdibidekoaren bigarren puntuan elkarlanerako eskakizuna egiten da planetan sartzeko neurri hauek adituekin kontrastatuak

konpromisoa hartu dugu diru sarrerak bermatzeko errentaren gaineko erreforman kontutan eduki ditzagula kolektibo

beharrizanak orduan bakarrik eskerrak eman denoi akordiorako agertutako borondateagatik eta gaur onartzen dugun ekimenak eragin zuzena eta eraginkorra izan dezala

esker eskerrik asko arregi andrea llanos andrea zurea da hitza

erantzuteko taldea kortajarena anderea zurea da hitza bai legebiltzar buru eskerrik asko

aurreko eztabaidan izandako desadostasunen nondik norako

bakoitzak begiratu beharko du bere buruan nik orduan begiratu nuen nirea esan nuen esan beharrekoa

zenuke eta bakoitzak aztertu beharko du baita ere eta bakoitzak aztertu beharko du zergatik oposizioan dagoenean ekimen berdina babesten duen eta inpulsatzen duen eta zergatik oposizioan ez dagoenean urtebete eskas beranduago ez duen aldeko boska ematen baina hori bakoitzak aztertu beharrekoa da y por aclarar

asmo kontu bat ez da nolabait

inguruko eztabaida bat ze hori esan dugu asmoak hor daudela

eta gauzak jasotzen direla baina hau eraginkortasun

no está resultando efectiva edozein kasutan gu kontentu gaude gaur lortutako akordioarekin iruditzen zaigu oso akordio ona dela

legebiltzar honek luze eskatutako akordio bat dela ekimen desberdinen bitartez eskatu izan dela txoke izan edo ez izan

aurrera eramatea eta gaurkoan aurrera egingo duela

de este gobierno eskerrik asko kortajarena anderea elkarrekin podemos hernández jauna

depende de ello eskerrik asko eskerrik asko hernández jauna euskal sozialistak castelo andrea zurea da hitza

euzko abertzaleak ez du hitzik hartu behar euskal talde popularra zurea da hitza

eskerrik asko llanos anderea eztabaida amaitu denez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

bozketaren emaitza onako izan da hirurogeita hamairu eman dugu bozka hirurogeita hamairu boto aldekoa beraz aho batez onartu da erdibideko zuzenketa momentu honetan